ezaugarria da eta era berean era bateko korrelazioa du eskola emaitzen hobekuntzarekin eta oro har hezkuntzaren kalitatearekin nazioarteko maila egiten diren hezkuntza ikastetxeen ikerketen arabera ikastetxeen autonomiak

duela hogei urtetik hona mila bederatziehun eta laurogeita hamairuan euskal eskola publikoaren legea onartu zenez geroztik

printzipioetako bat da idazpuru oso bat ematen diolarik

ikastetxeek hainbat arlotan izan behar duten autonomia arautu eta ezartzeko honela dio hitzez hitz legearen zioen azalpenak ikastetxeek beren antolakuntza irakaskuntza jarduera

zein langilegoaren kudeaketa moldatzeko ahalmen handiagoak izanez gero irakaskuntzaren kalitatea hobetuko da

uste horretan oinarriturik lege honetako bosgarren idazpuruak

saiatzen delarik ikastetxeetarako ahalik eta autonomia handienaren eta administrazioak haien gainean egin beharreko koordinaketa kontrolaren arteko oreka mantentzen administrazioak bermatu beharra baititu

nagusiak sistema osoak lortzeko behar diren gutxieneko neurriak

eusko jaurlaritzak dekretu bat onartzen du hain zuzen ere ikastetxeen ekonomia eta finantzen kudeaketari dagokiona erregulatzeko

y mala gestión nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara

eskerrik asko oyarzabal jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

ezarri ditzala harreman bideak ikastetxeekin helburua izango da ahalik eta modu hoberenean adostea horien hasierako aurrekontua egiterakoan

emango zaion aurreko ekitaldiko geldikinari beti ere ikastetxeen kudeaketan autonomia errespetatuz otsailaren hemeretziko

euskal eskola publikoari buruzkoa eta horren arau

eskerrik asko arieta araunabeña jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

dio auzpoaren deialdiak hau da maiatzean jaurlaritzak berak atera zuen deialdiak bertan dakizuen bezala ikastetxeetako barne antolakuntzan aurreratu nahi da hau da

autonomia kudeaketa eta antolakuntzan eta gure ikuspuntutik honek izan behar du ardatza ikastetxeei autonomia ematea

azken urteetako ibilbidean euskal hezkuntza sistemak autonomiaren hautua egina du norabide onean joan da eta joan behar du

hezkuntza zapuztu nahi izan eta nahiz eta ikastetxeei autonomia kendu bere lomce proiektuan planteatzen duen bezala ezin dugu inongo ingerentziarik ezta inposaketarik onartu

honetan ere ito diferenteak izan dira euskal hezkuntza sisteman batzuk aipatuak izan dira hemen

ehun eta hirurogeita hamabost barra bi mila zazpiko dekretua non oinarrizko hezkuntzarako curriculuma onartu zen bertan aurrerapen nabarmenak eman ziren kudeaketa eta antolaketa mailako autonomian eta

ikastetxeak bihurtzen ziren erdigune ikastetxeak bihurtzen ziren protagonista ordutegia

arlo eta materia ezberdinetan erabakiak hartu zitzaketen ikasleen ebaluazioan

gu euskal herria bildu ikastetxeetako autonomia eta kudeaketa partehartzailearen aldekoak gara gaurko plenora autonomia ekonomikoaren proposamena ekarri da gai zehatz bat ikastetxeetako erremanenteena bat gentozen alderdi sozialistak proposatutakoarekin beraz

zuzenketarik aurkeztu eta bat gentozen

uste dugulako

atzera pausorik onartu behar ikastetxeen

hau da kudeaketa ekonomikoaz ari garenean bermatu behar da defendatu behar da eta gauzatu egin behar da zergatik ez onartu ikastetxe batek bere baliabideekin bere beharrei ondoen erantzun diezaieken diru

ez du esan nahi ikastetxe batek dituen diru baliabideak ez dituela gastatu nahi ez du esan nahi beharrik ez duenik alderantziz baizik etorkizunari begiratzen dioten ikastetxeak dira

erdibideko proposamena gure taldeak babestu egingo du ez dugulako orain arte egindakotik atzerapenik onartzen eta iruditzen zaigulako gobernuak kontraesanetan erortzen ari dela

auzpoari hain zuzen autonomia organizatibo eta kudeaketa mailakoa sustatu eta bultzatu nahi duela eta gu bat gatoz hain zuzen horrekin

autonomia ekonomikoa bermatzeari edo haratago

eta nik uste dut hemen aitortu eta errekonozitu egin behar dela

guk uste dugu ikastetxearen planifikazioaren kontra jo dela beldurtu egin ziren ikastetxeak jakin zutenean erremanenteak

gobernuaren ekarpena ikastetxeei beldurtu egin zien eta noraezean

horretan daudela beraz gauzak gaizki egin dira kezkagarria da egoera hori eta beste alde batetik baita ere etorkizunari begira baino

egoerara bueltatzen gaitu jaurlaritzak hartu duen erabaki honek zergatik tresna izan beharrean aurrekontuak edo

baliabideak bihurtuko direlako helburu enkortsetatu egingo ditu ikastetxeak orain arte

eta helburu bihurtuko dira diruak hezkuntzaren

hori ez denean beste bat denean de la autonomía a la dependencia eramango gaitu hain zuzen jaurlaritzak hartutako

horixe da jaurlaritzak nahi duena hori da gure galdera eta bukatze aldera

erdibideko zuzenketari erreparatu nahi diot edukiarekin bat gatoz baina edukiaren muinean bigarren puntua da hain zuzen

inportanteena hau da hartu beharreko neurria mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko egoerara ez bueltatzeko hau da bidea

bihurtu daitezen eta ez autonomoak izaten

beraz esan bezala edukiarekin bat gatoz lehenengo puntuarekin ere

eta hirugarrenarekin ere argi eta garbi azaldu genuen sailburuaren agerraldian sail honek edo gobernu honek hezkuntzarako aurkeztutako presupuestoekin aurrekontuekin inola ez bat ez gatozela

beraz hirugarren puntuarekin ere bat gatoz eta

edo bai azaldu nahi dudala gure harridura harrigarria iruditu zaigu forman partidu popularrak hau sinatu izana

celaá andrea nola adostu duzun partidu popularrarekin harrigarria iruditu zaigu

hori batetik eta bigarrenik sinatu duzu erdibideko zuzenketa bat autonomiaren kontra

alderdiarekin eta zuk zeuk ezagutzen bai bai bai bai bai bai

legea wert legea ezagutzen duzu esaten duelako zuzendaritzako edo zuzendaritza aukeratu izango dela eta eskola kontseiluaren

indar guztia bertan behera uzten duelako beraz oso harrigarria

alderdi sozialistako ordezkaria partidu popularrari autonomiaren kontra doan alderdiarekin izana erdibideko hau hala ere eta edukiari erreparatuz lehen esan dudana bat gatoz guk

eta euskal hezkuntza sistema horretan injerentziak eta inposizioak ez onartzeaz gain aurrera pausoak eman behar ditugulako autonomian

eskerrik asko agirrezabala jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

mistoa upyd k ez du hitzik hartzeko asmorik talde popularreko oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

ez nahi duela atzera pausorik eta guk ere ez azaldu dugun bezala

kudeaketa egokia bila gabiltza ez besterik beraz

erdibideko zuzenketa babesteko uste dut dela ez dakit argudio lekuz kanpoko dagoena zergatik gobernuak ez du horrelakorik egin hori esanda

jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

bai jersarlekutik mahaiburu anderea

bai lehenengo bere interbentzioan eta baita ere bigarren honetan gobernu honek ez duela murrizketarik egin argi dagoena da murrizketak egin dituela bai zuk errekonozitzen duzu

zuk egindako ez legezko edo osoko zuzenketan diru gutxiago ematen zaiela zentroei eta horrela jartzen du

beraz ez esan murrizketarik egon ez denik

eta argi dago jaurlaritza honek murrizketak egiten dituela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak upyd eta euskal popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zazpi ez hogeita zazpi ondorioz onartuta

zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena errioxako eta arabako errioxako ardoaren eta mahastiaren kultur paisaia gizateriaren ondare izateko hautagaitza erakundeak elkarrekin koordinatuz prestatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldeko ordezkaria lópez de munain zurea da hitza

etorkizunean kontuan izatea proposatzen ditugun irizpideak lehenengo irizpidea hain zuzen partehartzearen garrantzia azpimarratzea da

bete behar da hau da herritarrek informazio guztia izan behar dute horrek bermatuko du herritarrek diseinuan parte hartzen dutela eta gero prozesua

horiek dira euskal herria bilduk eztabaida honetara ekarri gura zituen irizpideak laburbilduz esango genuke oinarrian herritarren partehartzeari ematen

nadie ha respondido con concreción muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den telleria jaunak dauka hitza

normalean paisaiaz ari garenean naturaren eboluzio eta ordenatze harmonikoak

gaurkoan berriz paisaia kulturalaz ari gara alegia giza jardunaren ondoriozko lurralde konkretu baten paisaiaz

bai bertako antzinatik datorren nekazal jardun

izan bazen ere paisai honek zaindua izatea merezi du paisai berezi hau osatzen dute ebro ibaiak kantauri

guzti hori jatorriz duela bizpahiru urte azaldu zuten

bere lankidetza eskatzeko jaurlaritza horrek uste izan zuen errioxako gobernuaren eskutik jardun behar zuela hasiera batean nafarroako gobernuak ez zion erronkari heldu nahi izan orain berriz

da tamainako proiektua arabako errioxako eskualdean gizarteratzea

pozez hartzen dugu jaurlaritzak unesco etxearen laguntza izatea hain zuzen ere proiektua gizarteratzeko saiakera egiteko en definitiva

taldeetara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz
popularraren ordezkaria den lópez de ocariz anderea zurea da

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munainek ez du hitza hartu behar

ez du hitzik hartu behar tellería jaunak ezta ere maneirok ere ez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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

egindako legez besteko proposamena funtzionarioei bi mila hamalauan soldata izozteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka

euskal talde sozialistaren ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

gaur eztabaidatuko dugun legez besteko proposamen hau zoritxarrez ez da gai berria upyd taldeak aurkeztutako edo proposatzen du

espainiar gobernuak hartutako neurria edo iragarritako neurria hau da

eta ondorioz euskal autonomia erkidegoan ditugun euskal edo herri erakunde horietako langile publikoen

gure aldetik bat egiten dugu eskari horrekin eta bide batez gure

eta eskertu nahiko genuke lehenengo eta behin izan ere zerbitzu publikoen oinarrizko zutabe baititugu eta ezin besteko eragile izan baitira gure erkidegoaren garapen eta bizitza kalitatean sakontzeko azken hogeita hamalau urteetan zehar

guk ere berrezten dugu ez dugula bat egiten espainiako gobernuak aurten ere hartutako erabaki honekin

alde bakarreko erabakia izan da zuzen zuzenean gure autonomia erkidegoko langile publikoen lan baldintzak kaltetzen dituen erabakia beste behin ere modu bidegabean ordain sari eskubideak urratzen eta eros ahalmena gutxitzea ondorio duen

del déficit etcétera etcétera eta neuri horiek hartzerakoan bai ppren gobernua izan

oinarrizko arau izaerarekin egin dute hau da herri erakunde edo

horiek betetzera behartuz kontuan izan gabe errealitate ekonomikoak ez direla erakunde guztietan berdinak

eta hori ez da bidezkoa gure ustez ezin dugu hori gehiago onartu

bai madrilen bai hemen behin eta berriro eskatu die espainiar gobernuei horrelako neurriek ezin dutela oinarrizko izaera eduki neurri horiek

guk ulertzen dugu uste dugu hogeita hamar urte luzez gai izan garela gure errealitateari

eta eraginkortasunez gure gastu publikoa kudeatzen herritarren beharrei modu egokian erantzuteko gai izan gara langile publikoekin

hausnarketa bat egiten zuen eta galdera luzatzen zigun

gure herri administrazioetako langileei zer edo nola ordaindu ere uzten ez digun autogobernua eta ea nola izan daitekeen hori egoera hori zilegi baina zoritxarrez

beste adibide asko ditugu hor dauzkagu botiken koordainketa berriak

toki erabileraren erreforma eta abar eta abar gero eta gehiago

alde bakarreko neurriek gure autogobernua urratzen dutela dagozkigun eskumenak mugatzen dituztela eta gure langile publikoen interesak eta lan baldintzak kaltetzen dituztela

gure autonomia erkidegoan bizi garen guztion ongizatea ere bai

eta nahiz eta estatutuan jasotako eskumen guztiak ez diren bete bertako tresnak landuz lortu izan dugu gure erkidegoan hazkunde ekonomikoa garapena gizartearen bizitza kalitatea hobetzea baina denbora aurrera doa

gutxiesten jarraitzeak euskal gizartearentzako kostua dakar gure garapenarentzako kostua

gainera lehenbailehen bien bitartean erdibideko honekin eskatu nahi izan diogu jaurlaritzari eskura dituen bide juridiko eta politiko guztiak erabiltzeko inposatutako neurri horien

kalteei ahalik eta modu egokienean erantzuteko eta zentzu horretan zuhurtzia eskatzen diogu eta segurtasun

har daitezela ez diogu eskatuko langile publikoen espektatibekin edo eskubideekin

hartuko diren erabakiak egun indarrean dagoen marko juridikoaren barruan hartzeko eskatu nahi diogu ez diogu planteatuko guk ere ez intsumisiorik ez dugu batere gustuko nola tratatzen duen gure autogobernua egungo markoak

ez da nahikoa ez die erantzuten gure herritarren beharrei baina hori aldatzeko pausuak ematea legebiltzar honetako taldeoi dagokigu eta ez beste inori lan horri ekiteko prest gaude

beraz bukatzeko uste dugu gaurkoan ganbera honetan argi geratu behar dela

beste guztiok arbuiatzen ditugula neurri horiek debe quedar constancia

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz alderdi popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

guztioi esan duzuen bezala horrela da

jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu proiektuan langile publikoen soldatak berriro ere izoztuak izango dira hau da berriro ere

ez dute soldata igoerarik izango berriro ere madrileko gobernuak hartutako erabakiari

egitea erabaki du jaurlaritzak eaeko sektore publikoko langileak azken lau urteetan hartutako neurrien ondorioz

ahalmena ehuneko hogeita bost gutxi gorabehera murriztu da galera urtean

askotan esan dugun bezala ez da bidezkoa ez da justua eta horrelako neurriak

krisi egoera honetatik aterako berriro ere krisia ez dutenek sortu inolako ardurarik ez dutenek zuek hartutako erabakien ondorioz ordaintzen ari dira krisia langileen lan baldintzak eta zerbitzu publikoen kalitatea

esan dugu behin baino gehiagotan eta horrela da

kaskartzen direnean zerbitzua bera zerbitzu publikoa ere kaltetzen ari da gainera murrizketa politikek krisia

eta luzatu besterik ez dute egiten egunero ikusten dugu hori horrela dela langabetuen datua hor dago hori adierazteko

aurre egin behar zaiela gure herriaren burujabetza defendatuz madrilek inposatutako neurriek langile publikoen soldata izozketa

urteko hamalaugarren ordainsaria pentsioen murrizketa adibidez herritarrengan eraginik izan ez dezaten eta erabakiak hartzea proposatzen dugu neurriak eta erabakiak ez ezertarako balio ez duten adierazpenak

entzuten dugu ezin dela beste gauzarik egin madrilgo gobernuak erabakitzen duena bete behar dugula

ez da egia beste bide batzuk egon badaude hau ez da gai juridiko bat politikoa da eta borondatea eta konbentzimendua

ese es el camino inposizio eta murrizketei ofentsiba neoliberalei eta burujabetza faltari aurre hori da guretzat egin beharreko bidea hau da jaurlaritzari eta eajri ere eskatzen dioguna egiteko erabaki propioak hartzea burujabetzan aurrerapausoak ematea ez du balio behin eta berriro lehen aipatu bezala baloia besteen teilatu gainean botatzea

eta beharrezkoa dena egitea jaurlaritzak erabaki bat hartu behar du

zerbitzu publikoak eta langile publikoen defentsa egitea edo orain arte bezala madrilgo gobernutik datorren guztia txintxo txintxo eta murrizketak ezartzea eta hori da gaur egun egiten ari dena eta hori da gaur ere hemen adostu duzuen erdibidekoan azaltzen dena hitzak esaldi hobeak

aurrera egiteko eta madrilek dioena aurrera eramateko guk askotan esan dugu prest gaudela

kontutan hartzeko adibidez katalunian posible baldin bada soldatak igotzea hemen ere topatu dezagun bide bat hori egiteko

sinesten baldin badugu injustua dela langile publikoei berriro ere beraien lan baldintzetan beraien soldatak murriztea eta beste

sinesten baldin badugu adostu dezagun hemen nola egin dezakegun hori ez aplikatzeko gipuzkoako diputazioak pausu hori ematen baldin badu eta emango duela

posible delako izango da goazen hitz egitera gure artean injustua baldin bada zer egin dezakegun guk ere hori egiteko hori da guk proposatzen duguna

soldata ez izoztea eta zor zaiena galdu duten guztia berreskuratzeko ordezkari sindikalekin negoziatzea mahai orokorra berriro biltzea eta bide honetatik aurrera egitea baina badirudi gaur ere hemen horretatik ez dela emango inolako aurrerapausorik zergatik zuzenketetan ikusten zen jadanik ez zegoela ezer berririk eta adostu duzuen erdibidekoan alderdi sozialistak eta alderdi jeltzaleak gauza bera

azken batean bi taldeek bai sozialistak eta bai euzko alderdi jeltzaleak orain arte madrildik inposatu nahi izan dizkiguten murrizketa guztiak onartu dituzue eta ez hori bakarrik

beraz erdibidekoarekin biak poz pozik egongo zarete

egin beste batzuk egindakoak aplikatu eta injustuak direla esan eta hor gelditzen gara eta oraindik gogorragoa dena

eta nahiko hipokrita dena langile publikoen lana goraipatzea

egurra ematen dugu beraien ehuneko hogeita bosteko soldata jaisten diegu beraien lan baldintzak kaskartzen ditugu zerbitzu publikoak suntsitzen jarraitzen ditugu baina hori bai

herri honetan langile publikoak ezinbesteko lana betetzen dutela beno

gogorra horrelakoak entzutea zeren lehen esan dudan bezala bide onena izango litzateke ez bakarrik errekonozimendu hori horrela egitea baizik eta praktikan neurriak hartzea hemen denon artean benetako errekonozimendua egiteko beraien lan baldintzak eta zerbitzuak berak defendatuz modu egokian

mendia anderea burujabetza defendatzen dugu bildutik baita ere murrizketei aurre egiteko eta bereziki sinesten dugulako murrizketei aurre egiteko egunetik egunera bide

autogobernua badakigu zer suposatzen ari den azken urteetan unilaterala aipatzen duzue zuen erdibidekoan hori da autogobernua baina ez orain orain atzo herenegun goazen beste pauso bat ematera

izango litzateke beraz hori da esan beharrekoa langile publikoei beraien lan baldintzak

erantzunen txandan mistoa upyd taldearen txanda

mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eta gero beste aldetik ba eh bildurekin egia esan ez neukan asmorik ba gipuzkoako

denok daukagu burujabetza arautzeko eskubidea independentzia guk hori argi daukagu oso argi

nola lehenengo nola norentzako hiru lurraldeetan zazpi lurraldeetan lurralde batean adibidez gipuzkoan ere bai aplikatu al da metodologia hori sin asumir ni exigir ningún compromiso zuek ez dakit zertan ibili zareten ze hemen nik esan dizut gu prest gaude

orain arte aurreko urteetan aurreko legealdietan espainiako neurriak bete dituzue men egin diezue zuek hemen arbuiatzen diguzuen moduan men egin omen diegu zuek ez bi mila hamabi eta bi mila hamairuan kongelatuta egon dira soldatak

ez da inon agertu hor konplementoa eta osagarri bat ordainduko zen erakunde batzuetan beste batzuetan donostian pasa den moduan edo beste erakunde batzuetan pasa den moduan

erabili duzue hau da soldatak aurreratzen joatea ulertzen duzu orduan ez dugu ulertzen zergatik ez duzuen errezeta miragarri hori aplikatu aurreko lege aldietan donostian adibidez

gipuzkoako aldundiak iragarri du erosmen ahalmena berreskuratuko duela oso ondo zer berreskuratuko du ehuneko hogeita bost zuk aipatu zenuen ehuneko hogeita bost galdu den ehuneko hogeita bosta

behintzat guk aurrekontuak irakurri ditugu eta hor ez da inondik inora asmo hori ageri ez da inon ageri zehatzago jakin nahiko nuke eta benetan esaten dizut prest gaudela entzuteko eta benetan

baina nik aurrekontuetan bai irakurri dudana atzo bertan gainera memorian justifikatzen dituen aurrekontuak esaten duela ezin ahaztu subiranotasun ekonomikorik eza

aurrekontu politika bat lantzeko aukera aurrekontuak egonkortzeko espainiako estatuak derrigortu dituen baldintzek

biak ere estatuak aldebakartasun osoz ezarriak nabarmen mugatzen dituzte eskura ditugun baliabideak ere eta zergatik hori ezin da aplikatu gure kasuan hemen legebiltzar honetan

zelako eragina daukaten gipuzkoako aurrekontuetan guk azken finean

ekartzen diguzun hau da legea edo araudia ez betetzea

hori da zuen proposamena guk benetan asmoa daukagu jar gaitezen lanean elkarrekin

jakin benetan proposamen zehatza zein den ez dugu jakin intsumisioarena edo ez betetzearena horrek

legebiltzarra baita beste erakunde batzuk udal mailako erakundek ere bai bere momentuan

murrizketarik edo izozketarik egin zirenean osagarriak edo halakoak

hori da proposatzen duzuena azkenean uste dugu benetan

eskerrik asko orbegozo jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

eskerrik asko bigarren txanda honetan erantzundakoari

esanda erantzuteko jarraituko dut erkoreka jaunak aurrekontuen batzordean esandako

autogobernuari buruz eta bestea bigarren zatian murrizketen ingurukoa

honetaz hitz egiten murrizketak soldaten izozketa langile publikoekin zer egin

behin eta berriro berriro esan zuen oinarrizko araudi bat dela beraz betebeharrekoa

eta derrigorrez betebeharrekoa dela eta

hori horrela ez dela beste bide batzuk badaudela

goraipatzen lehen esan dudan bezala katalunian eraman den politika osoa baina bai gai honetan esan dutena eta adierazi dutena eta bestetik gipuzkoan esan dutena egingo dutena langile publikoen soldatekin igoera egingo dutela eta aurrera eramango dutela

hori esanda honelako gauzak esaten ditugun bakoitzean ohituta gaude erantzuten baina eske gipuzkoan zuek dena gaizki egiten ari zarete eta hau eta bestea eta bestea eta bestea eta nik

gipuzkoan dena ondo ez dakit dena ondo seguru inork ez du egingo baina gauza asko ondo bai

adibidez aparteko paga ordainsaria ez dute galdutzat eman

diru sarrerak bermatzeko errentak zuek mantentzen dituzuen murrizketak adibidez

gipuzkoan osagarria bezala konpentsatzen dute hori erresidentziko langileak lan soldata duina lan sari

hau da lan egiten ari dira erabaki propioak hartzen eta gainera murrizketen kontra egiten

justu baten alde lan egiten orduan ez gara hasiko esaten dena bai dena

ze bide egiten ari garen zein helbururekin eta nora begiratuta burujabetza aipatzen da eta justu hori da defendatzen duguna modu burujabean eta nolabait autogobernuaren diskurtsotik

honek ekarri diguna da nolabait alde bakartasuna hemen ez da bien arteko harreman berdinen arteko harremana inposizioa eta hori da derrigortzen duena egitea beste pauso bat eman behar da goazen gure erabakiak hartzera eta goazen hastera

oso argia da hasteko langile publikoei soldata eman behar zaie ez da aplikatu behar madrilek hartu duen neurria guk beste bide batzuk egin behar ditugu hori saihestu eta beraien eroste ahalmena ziurtatzeko eta gainera errekuperatzeko galduta duten guztia bai galdu duten guztia mahai orokorra dago sindikatuak daude eta ireki dezagun negoziazioa formulak bilatzeko

bide egiteko baina bigarren honetan badut beste zalantza bat eta

argitzeko benetan aurrera begira ere

egoera ekonomikoa aurrera egiten badu

gustatuko litzaiokeela langile publikoei nolabait beste tratamendu bat eman beraz

oso galdera zuzena egingo nuke ere aprobetxatzen ari da

azken batean madriletik datozen murrizketak aitzakia bezala erabilita

ezin dela beste gauzarik egin baina benetan pentsatzen du oso ondo etortzen zaiola

agian posible izango zen beste bide batzuk topatzea beste

langile publikoei zor zaiena eta benetako errekonozimendua ematera eskerrik asko

amaitu da eztabaida eta jarriko dugu botoetara mistoa upyd taldearen legez besteko jatorrizko proposamena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai bat ez berrogeita hamairu

ez da onartzen jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ondorioz bozkatuko dugu lehenik bat eta bi

bozkatu dezakegu barkatu

orduan bozkatuko dugu arazorik ez ez

batgarrena puntua bozkatuko dugu

ez bozkatu mesedez bozkatu dezakegu

bigarrena puntua jarriko dugu bozketara bozkatu dezakegu

hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz bigarrena puntua ere onartuta geratu da jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da hirugarrena puntua momentu honetara iritsita beste bat sartzeko gai gara

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena gazteriaren arazoei erantzuna emateko eta haien azterketa eta eztabaidarako ponentzia bat eratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda